lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on nik ere hemen besteek

historian gehiegi sakonduko baina errepaso txiki bat bai

gure jarrera azaltzeko kontu hau aurreragotik etorriko ba zen ere mila bederatziehun eta laurogeita hamalaugarrena urtean egiten den lehiaketa

hasten da bertan bostehun eta berrogeita hamar babes ofizialeko etxebizitzen itunpeko sustapen edo promozio kontzertatu bat

urtean etxebizitzak esleitzen dira ordu hartan babes ofizialeko etxebizitzak ez zuten

betirako kalifikaziorik eta orduko legediaren arabera hogeita hamar urteko kalifikazioa eman zitzaien beraz bi mila hogeita zortzigarrena urtera arte lehiaketa baldintzen arabera

bideratu beharra zegoen eta behin hamabi urte horiek pasa eta gero promotoreak bide horretatik jarrai dezake alokairuan mantenduz edota saltzea ere posible du

hori egiten baldin bada vpo modura kalifikatuta dauden bitartean

egin beharko zaie salmenta hori gertatuko balitz

arabera lehentasuna izango lukete errentamenduan daudenak baina era berean ez liteke ahaztu beharko ezta ere

arautzen duen zazpi barra laurogeita zortzi legearen arabera eusko jaurlaritzak lehentasuna ere izango lukeela beraz etxebizitzak alokairura bideratu beharreko hamabi urteak pasa ondoren bi mila hamarean bukatzen zenean

inkilinoek adostu zuten bost urterako alokairu bat eta alokairu hori bi mila hamabosteko abenduan bukatuko litzake kasu batzuetan eta hortik aurrera urtez urteko

bezala ikusiz hau beti ere propietateak

ute benta berrik gobernuari eta hemen esandakoarekin

zitzaiela uste dut bere borondatea alokairuan jarraitzekoa planteatu

errealitatea egokitu zeren errealitatea hau da gustatu edo ez errealitatea hau da eta aplikagarria den

eta joko zelaia ere hau da ez dakit aspaldian gauzak ondo egin zirelako edo ez baina hauek dira

inori ilusio faltsurik sortu nahi ez baldin badiogu eta gobernuari zerbait eskatu nahi baldin badiogu gure iritzirako eskatu daitekeen bakarra

hemen jartzen duen babes ofizialeko etxebizitzak esaten dituen gauza asko aurrera eraman ahal izatea eskatzea litzateke horregatik

eta hauek babes ofizialeko etxebizitza kalifikazio hori izaten jarraitzen duten bitartean babes ofizialeko etxebizitza arloko lege araudia bete dadin berma

zer aurkeztu diren emendakinekin honen arabera baita ere esaten diogu gobernuari ez dezala uko egin

erosteko lehentasun eskubideari baina errealitatea momentu honetan da alokairuan jarraitzeko asmoa duela propietateak eta arlo honetan propietateak zeresanik ere

plantean horregatik gure aldeko mozioaren

eskerrik asko urkola jauna erantzunen txandara pasatuz llanos andrea zurea da hitza

bizpahiru kontutxo batetik egia da gobernuak bi tartekaritza egin dezake eta hitz egin dezake seguruenera gehiago hitz egin beharko luke hainbat eta hainbatekin zeen aste honetan bertan entzun izan diegu kaleratzen

dauden maizter asko eta askok zenbat denbora daramaten alokabiderekin eta gobernuarekin elkartu nahian beraien problematiketaz hitz egiteko eta hitz egin ezinean beraz

urkola jaunak dio ez diola uko egiten legea betetzea eskatzearekin ez diola uko egiten lehentasunez

nik eskatzen diot benetan gauzatuko duenaren konpromisoa eta behin gauzatuta salduko ez duenaren konpromisoa bi mila hamabosteko aurrekontuan ere apenas buruz ari naiz baino pare bat etxe erosteko asmoa dauka

lehentasunez erosteko aukera daukan guztietan eraman dezala praktikara eta gero alokairuan jar dezala etxe hori eta hori konpromiso bat da

eta gauza gehienetan bezala gobernu honek garbi hitz egiten ez duenez hemen ere ez du garbi esaten

aukera horrekin momentuz behintzat erosi eta saldu hori da egiten diguna eta guretzat ez da nahikoa eta hori da nolabait ere guk behintzat defenditzen duguna eta horregatik zuzenketa zentzu horretan egin dugu eta gero gure zuzenketaren bigarren puntuari buruz argitzeagatik

gaizki interpretatu ez badiot baremazio altua daukatela etxe hauek eta kontua da

eskubide hori gobernuak gauzatuko balu eta etxe hori beraz gobernuaren jabetzakoa izatera pasako balitz eta alokabide kudeatzera baremazioa alokabideren araberakoa izango litzatekeela

ordainduko parlamentu honen gehiengoari kasu egiten bazaio barnean tasak eta

beraz inork ez litzateke horrelako errenta bat ordaintzen ariko baldin eta bere diru sarrerak

alokairua prezio horretakoa izatea bere errealitatea horrelakoa delako

ziurgabetasuna eta inzertidunbrea eta hainbeste aipatzen ari zaretenez eta

eta askotan defendatu izan dugu gaur egun alokairua arautzen duen legediak ez duela ziurtasun hori ematen eta gaur egun gehiago

ziurtasuna bermatzen du maizterrarena baino oro har begiratuta beraz hain garbi daukazuenez eta bereziki espainia aldean agintea daukatenek eta beste batzuetan eduki dutenek hain garbi badaukazue ba legea aldatzea proposatuko nizueke

ez dadila izan soilik benta berrikoen arazoa konpontzeko apustu bat izan dadila denen apustu bat eta benetan maizterrek segurantza izan dezaten urte luzeetan etxe eta inguru berean bizi ahal izango direla gaur egungo legediarekin ez

baina hortik aurrera ez mila esker eskerrik asko

euzko abertzaleak urkola jauna zurea da hitza

lehenengo eh bildu taldeari esan guk esaten dugula

esaten hari garena da uko egiteko eta guk esaten duguna da uko ez egiteko eta erabakia ez hipotesiekin baizik eta erabakia mahai gainean jartzen denean gobernua une hartako kontestua eta etxebizitza politika orokorra ikusitakoan erabakia har dezala

ezinbesteko lege baten bitartez hemendik hamar urtera gertatu daitekeen zerbaiti esatea baina zeuk esaten duzu saldu egin nahi baldin baditu

ni siquiera solicitaban eso eta besterik ezer gutxi eta hemen

gai zerrendako bosgarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena iruzurraren aurkako bi mila hamabosteko planean bilketa helburuak ezartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin den taldearen txanda euskal sozialisten

eskerrik asko berriro ere legebiltzar buru andrea eta egun on guztioi berriro ere

aplikatu ez da inoiz indarrean sartu desarmonizazio egoerak sortu diren bakoitzean

konpondu izan direlako gure legebiltzar taldetik eta euzko alderdi jeltzaletik hobesten dugun

akordioaren bidea erabilita eta erakunde ezberdinen arteko elkarlanaren bidea horretarako batzutan

indarrean sartu lege hori aipatu izan duzu

iazko bi mila hamalauko irailaren hogeian hemen egin zen zerga sistemari buruzko eztabaida monografikoa eta haren

parte hartu genuen guztion merezimendua izan zela eta egia da guk euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak hasieran sinatu genuen

batu zena bertara aipatu izan duzu orduan onartu genuen eta zure legez besteko proposamenaren zioan ere aipatzen da orduan onartu genuen

inpultso politikoa aipatu izan duzu eta diozu gure aldetik ez dagoela ikuspuntu politikotik

orduan eztabaida hori orain dela hamalau hilabete izan genuena hori izan zen guzti honetarako inpultso politikoa hor

eta besteak beste borondate eta indar politiko horren eraginez

zerga koordinazio batzordearen baitan iruzur fiskalaren

aurkako batzordea sortuko genuela hori onartu genuen eta hori esaten da hain justu ere aipatu duzun ebazpen proposamenean hor esaten da eusko legebiltzarrak beharrezko ikusten du iruzur fiskalaren kontrako borrokarako batzordea osatzea batzorde hau iruzurraren kontrako egitasmo bateratua

eta baita esaten da eta zuk esan duzu eta hori da guk hemen ikuspuntu politikotik onartu genuena batzorde horren izaera teknikoa izango zela teknikoa izango zela eta guk uste duguna da

orain dela hamalau hilabete erabaki beren beregi iruzur fiskalaren aurka borrokatzeko izaera teknikoko batzorde bat sortzea eta gero lantzean behin hilero ekimenak sartzen egotea

euren lana zelan egin behar duten esateko eta hori da guk esaten duguna erabaki badugu batzorde horrek izaera teknikoa izan behar duela

batzorde hori jarraian eta asko da egin dena jarraian sortu zen

hemen eztabaida eta urrian sortuta egon zen batzorde tekniko hori

hasieran plan bateratua eginda

apirilean argitaratu zen orain

eta aipatutako ebazpen proposamen horretan esaten genuen bi ohiko bilkura egingo ditu gutxienez eta euretariko bigarrena gutxienezkoa zeren

izango da aurreko urteko emaitzen ebaluazioa aztertzeko eta guk geuk berriro ogasun batzordean oraintsu bi mila hamalauko urrian

hona etortzeko azaltzera zer den egin dutena eta zeintzuk diren euren iritziak kontua da

euren iritziak emateko gero esandakoa kontutan hartzen ez badugu eta hori da zure proposamenagaz gertatzen dena

irakurriko dut batzorde horretan

hori da gure legez besteko proposamenean guk esaten duguna

posible den neurrian eta momentuan eta foru aldundietako bakoitzak aurrikusitako datuen arabera urtero onartu behar duen iruzurraren aurkako plan bateratuan

horretako ekintza guneetako bakoitzaren emaitzen aurrikuspenak helburua da hartutako neurrien eraginkortasuna aztertu ahal izatea

batzordeko kideek planteatu euskuena hori da guk ikuspuntu politikotik

errespetatu gura duguna eta hori da guk gaur gure osoko zuzenketagaz eskatzen duguna zuk esan duzu zer izango da espainiako sistema euskadikoa baino hobea dala inondik inora ere ez prieto jauna

ondo jarraitu duzulako hiru lurraldeetako foru aldundietako ordezkariek urtero urtero

euren lurraldeetan egiten dabezen iruzur fiskalaren zerga iruzurraren aurkako planen emaitzak

baina hemen plan hau bateratua da lehenengo aldiz egiten da eta horretan dabizenak

un mínimo de paciencia eta uste dot guzti honetan hemen

eta erabaki badogu gauza bat erabaki badogu

utz diezaiogun lana egiten ez gaitezen hasi

gorospe andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

egun on guztioi gaurko honetan

hainbat alditan eztabaidatu dugun gaia beste proposamen bat jartzen du mahai gainean baina ez da proposamen berria aurreko eztabaidatan eta ogasun batzordean ere prieto jaunak behin baino gehiagotan aipatu duen gaia da isiltasuna mesedez kuriosoa oso kuriosoa da legebiltzar

zenbait taldeek babestutako ebazpen bat berriz ere beste proposamen batean agertzea maneiro jaunak aurtengo otsailean egin zuen berresteko

ebazpenaren proposatzaileetako batek berriz ere ekartzen du jaurlaritza

gure taldearentzat bai zerga iruzurrarekiko talde bakoitzaren jarrera ezaguna da oso ezaguna

baliabide gehiago behar direla iruzurraren kontrako plan bateratuaren inguruan esan ditugu ere jada esan beharrekoak guztiok

iruzur fiskalaren kontrako batzordearen agerraldia sailburuaren agerraldia eta gipuzkoako ogasun aldunaren agerraldia izan ditugularik

hemen gaude berriz ere zerga iruzurraren kontrako batzordearen gaiarekin eta berretsitako

benetan batzuetan ematen du iruzurraren aurkako borrokaren inguruan nolabaiteko lasterketa edo dagoela lehiaketa bat argazkian agertzeko

zerga iruzurraren aurkako borrokarako elkarlana funtsezkoa dela

badirudi bildutakoa jakitea ezinbestekoa da

ezinbestekoa da planaren betetze maila ezagutzeko benetan plana irakurri duzue

lan mordoa dago iruzurraren aurka prebentiboa dena ez dela zuzeneko diru bilketa bihurtzen baina funtsezkoa dela zerga sistema hobe bat izateko iruzurraren aurka egiten den lan guztia ezin da kuantifikatu eta ez dut nik esaten teknikariek esaten dute eta nik ere ba hemen mahai gainean jarri behar dut are gehiago

jardunaldi beraren diru bilketan zuzenean islatzen batzuetan adibide bat jarriko dut ogasunaren itzulpenak gutxiago izatea

aurkako borrokak eta zer esanik ez delitu fiskalaz hitz egiten badugu azaleratutako iruzurraren zati bat delitu fiskala denez

eraman behar da eta epai firme bat artera arte denbora pasatzen da asko gainera beraz iruzurraren aurkako borrokaren emaitzak era askotakoak dira eta beraz borroka honen

soilik borroka bera gutxiestea da prieto jaunak batzordean bertan egin zuen eta gaur berriz ere egin du estatuaren adibidea jartzen du

urteak daramatzatela eta aurrekontuetan isla zuzena dutela

egiten zait oso zaila iruzurraren aurkako borrokan

adibide gisa izatea are gehiago egungo gobernuak amnistia fiskala egin izan duenean eta europa mailan iruzurraren aurkako borrokara baliabide gutxien bideratzen duen herria denean espainiako

ez propaganda sortzeko tresna bat gauzak seriotasunez egin behar dira

oinarrituta teknikariek egunero iruzurraren aurka lan egiten dutenek argi eta garbi esan dute iruzurraren aurkako borrokaren emaitzak zehaztu

homologatzeko tresnetan lan egiten daudela eta franco andreak esan zuen gipuzkoan jada lantalde bat osatu dutela sailean bertan planaren kontrol sistemak bateratzeko behar bezalako jarraipena egin egiteko eta horrekin egiten dugu guk bat iruzurraren aurkako konpromiso sendoa
konpromiso zintzoa eta lan zintzoarekin eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

bai zure baimenagaz eserlekutik legebiltzarburu andrea

detrás de la comisión prieto jauna mesedez mesedez zure txanda eduki duzu zure txanda eduki duzu jarraitu

liskarretatik elkarlanera izan da pasaden astean lehendakariari

arlo honetan ere hori dela balioan jarri behar duguna teknikariek esan eben moduan urteak eta urteetan eta urteetan aldundietatik euren artean harremana egon da elkarlana egon da asko egin da egin behar da ondo egin da hobeto egin behar da baina guk

hiru aldundien artean egindako ahalegin guztia eta egiten dagozan ahalegin guztia iruzur fiskalaren aurkako borrokan aurrera egiteko eta

eskerrik asko gorospe andrea maneiro

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko danborenea jauna eh bilduren ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den
ubera andreak dauka hitzak eguerdi on

osakidetzarentzat gaur sindikatuak langileak kalean ditugu osakidetzaren egoerari buelta eman nahirik

onartu genuen proposamen bat orain arte bi mila hamaikatik suntsitutako enplegua berreskuratzeko baita beste neurri batzuk ere orain betetzea

herritar guztioi dagokigun osasun eskubidea bermatzeko eta gaurkoa beste urrats bat da aurrekoan urriak hogeita hamarean osoko bilkuran onartu genuen esan dudan bezala

lan eskaintza publikorako deialdi bat adostea

eta beste neurri batzuk eta gaurkoan hizpide duguna eta

lan eskaintza publiko hori habian jartzerako orduan prozesua gardena izatea berme guztiak izatea kontrol publikoa izatea azken finean

bai administrazio publikoarentzat eta bai oposiziogile

ematea eta horrela pakete osoa izango genuke eta guztiok irabazten irtengo

behar beharrezkoa delako egiten diren lan eskaintzak gardentasun guztiarekin publikoarekin eta prozesuaren bikaintasuna bermatzeko hainbestetan aldarrikatzen den eta gobernuaren aldetik hainbestetan aldarrikatzen den bikaintasunarekin zeren

iritziz behar beharrezkoa da premiazkoa da esan dudan bezala osakidetzak deituko dituen enplegu publikoaren eskaintzetan prozesu osoa

kontrol publikoa bermatzea eta aukerak eta prozesuaren nondik norako guztiak ba administrazioaren oposiziogileen eta herritarron begietara

susmorik ez eragiteko neurriak bermatzea oinarri eta puntuazio argiak zehatzak akta publikoak izan daitezela

espedientea ere edozein momentutan prozesu osoan zehar oposiziogileek eskuragarri izatea prozesua ahalik eta

eta abar eta guzti hau beharrezkoa da ez bakarrik oposiziogileei begira

herritarrei begira administrazio publikoarentzat gobernuarentzat ere behar beharrezkoa da eta garrantzitsua da horrela ere makina bat buruhauste arazo ekidingo dituelako administrazio publikoarekiko herritarrek konfidantza sinesgarritasuna berreskuratzeko

legebiltzar honetan gauden guztiok bidean

neurriak jartzeaz gain praktikara eramatea eta ez gabiltza esaten esateagatik

ikusi dugulako osasun batzordean zer gertatu den bi mila hamaikako

eskaintzaren prozesuarekin hainbat eta hainbat kolektibo izan ditugu osasun batzordean bildu dira ere hemen gauden talde guztiokin bakoitzak arrazoi oso desberdinagatik arrazoi desberdinengatik afektatu desberdinak

zaizkigu beraz hor ikusi dugu arazo bat badaukagula arazoa identifikatu dugu orain guztion ardura da arazo hori identifikatu ostean

ez gertatzeko eta gaurkoan eskakizuna oso argia da argi geratzea

zenbatekoa izan behar den puntuazioa prozesua ahalik eta

izateko zein izango den baloraziorako metodologia espedientea publikoa

guztien intimitate eskubidea babestuz esan dudan bezala akta publikoak eta eskuragarri izatea

epai mahaietan parte hartzea eta prozesu guztian partehartzaile izatea eta noski ezin dena gertatu da

orain arte ebatzi gabe egotea bi mila hamaikako eskaintza hiru urte pasa dira eta iruditzen zaigu hainbeste denbora gauzak ebatzi gabe ez duela laguntzen ez administrazioari eta ez

beraz osakidetzan baditugu etxeko lanak baditugu etxeko lanak gardentasuna eta kontrol publikorako neurriak ezartzeko ere eta hau guztia premiaz eta urgentziaz iruditzen zaigu lehenbailehen egin beharrekoa dela

joango ginateke enplegu publikoaren eskaintzaren ereduan hainbat aldaketa txertatuz egia esan

hainbat kezka eta egonezin sortzen dizkigulako baina nahiago izan dugu poliki poliki joatea eta urratsez urrats

gainera onartuko da badirudi gainera aho batez onartuko dela hori oso positiboa da kontutan hartzekoa baina noski gero bete behar da

betiko bezala geratuko gara baina betetzen baldin badugu urrats handia emango dugu

artean beraz gure partetik eskertu adostasunetara iristeko talde guztien borondatea baita gobernuaren borondatea ere ez daukagu inolako konplexurik gauzak ondo egiten direnean eskertzeko baina noski hau paperean ezin da geratu bete egin behar da eta bai eskatu nahi dizut darpón jauna uzteko albo batera

aktibatzeko benetan elkarrizketa osasun arloko sindikatu guztiekin adostasunak bilatzeko osakidetzan galdutako enplegua berreskuratzeko eta batez ere
hemen gauden guztioi eta herritar guztioi osasun eskubidea bermatzeko eskerrik asko ubera

zuzenketak aurkeztu dituzten taldea euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza

gracias oso ondo euskal sozialistak

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea arratsalde on lehendakari sailburu legebiltzarkideok

herritarrei administrazioak egiten dituen guztien berri emateari buruz ari gara eta zentzu horretan

burutzen dituen langileen hautaketa prozeduretan ere uste dugu behar beharrezkoa dela gardentasuna landu eta sustatzea gardentasun irizpidetan sakontzea orokorrean herri administrazioek gardentasunez eman behar dute egunero egindakoen berri herritarrek konfidantza izan dezaten administrazio

are gehiago enplegu publikorako eskaintzetarako prozeduretan non milaka pertsonen etorkizuna jokoan baitagoen horregatik gure iritziz horrelako prozedura garrantzitsu baten aurrean zenbat eta gardentasun handiagoa burututako barne ekintzetan orduan eta hobeto

emango du gardentasunak herritarrek beharrezko deritzoten informazioa eskuragarri izan dezaten ordainean horrek gizartearen konfidantza handiagoa ekarriko du zalantzarik gabe

irabaziko dugu izan ere zenbat eta gehiago ezagutu orduan eta gizarte zilegitasun handiagoa emango diote herritarrek administrazioari era berean administrazio publikoko langileek ere segurtasun handiagoz egingo dute lan ondorioz herritarren eta administrazio publikoko langileen konfidantza handituko da

administrazioek gardentasunez beren jardueren kontu ematen dutenean

ere saihesten da beraz herritarrek zenbat eta gehiago jakin

horregatik urkullu lehendakariak behin eta berriro adierazi izan duen moduan

euskal administrazio publikoan bultzatzeko konpromiso irmoa hartu zuen administrazioa herritarrei gerturatzeko ahalegina benetakoa izaten ari da eta gardentasuna sustatzeko

besteak beste ganbera honetara bidalitako administrazio publikoaren lege proiektua eta bertan jasotzen den gardena euskal gardentasunaren agentzia beraz

gizarteak hori eskatzen baitigu gero eta gehiago zentzu horretan

lan eskaintza publikoetan prozedura garden eta kalitatezkoak

hain zuzen ez dugu arazorik izan beste talde guztiekin batera erdibidekoa adosteko izan ere hasiera batean guk aurkeztu genuen osoko zuzenketan ere eskatzen genion osakidetzari aurrerantzean egin beharreko enplegu publikoaren eskaintzetan

eta prozesuaren bikaintasuna bermatzeko neurriak abian jar zitzala era berean oso garrantzitsua iruditzen zaigu sindikatuen parte hartzea eta horregatik eskatu genion prozesu guztietan horien parte hartzea bultzatu eta sustatzeko hain zuzen ere beharrezkoak ditugulako

bermatzeko zentzu horretan azken hilabeteotan jakin badakigu osakidetzako ordezkariek epe berriak

eta sektore mahaian ere gai zerrendan jarri izan dutela behin eta berriro asmo hori uste dugu eragile sozialek gizarte eragileek ere

unea badela eta adostasunetara iristeko ahaleginak merezi duela izatez euskal funtzio publikoaren legean jasota dago sindikatuek parte hartu behar dutela

beraz erantzukizunez jokatzeko deia egiten diegu berriro ere gerta ez dadin bi mila hamaikako

eta hautaketa prozeduratik kanpo bere burua utz ez dezaten azkenik gure osoko zuzenketan eskatzen genion berrikusteko epeen prozedura guztia horien iraupena ahalik eta neurri handienean mugatzeko helburuarekin betiere legedian ezarritako epeak beteaz izan ere

maiz prozedura hasten denetik behin betiko ebazten den arte

ezinegon handia eragiten duela ezin dugu ahaztu osakidetzako azken epean hirurogeita bost mila lagun inguruk izena eman zutela maila eta kategoria ezberdinetako lanpostuak

pertsona horiek ahalegin neke eta sakrifizio handiz prestatzen dituzte azterketak eta ez da zilegi hainbeste denboraz zain egon beharra emaitzak ezagutzeko beraz uste dugu egokia dela hautaketa prozedurak hobetzea

batez ere guk eskatu nahiko genioke osakidetzari

edo arinduko dituen irizpideak zehaztasun handiagoz jasotzeko oinarrietan hau da hasieratik epaimahaiak irizpide zehatzagoak izan ditzala

handiagoaz egin ahal izateko eta ondorioz arintasunean irabazteko ordea merezimenduak

uste dugu ez dela egokiena horrek hainbat hautagaiek formakuntzan egindako ahalegina

epaimahaiak erabakitzea nola baloratu ikastaro bakoitza edonola ere bat egin dugu erdibideko honekin jasotzen dituela guk egindako eskariak eta gainera uste dugu beste taldeek egindako ekarpenak ere oso aberasgarriak direla

egoki deritzogu osakidetzako web orrian argitaratzea

oposiziogile orok ezagutu ahal izateko betiere

jasotakoa bermatuz egia da gaur gaurkoz osakidetzaren web orrian hautaketa prozedura oso osorik eskuragarri dagoela hasiera oinarri orokor eta espezifikoetatik segi epaimahairen izendapenera

ariketen emaitzetara oposizio aldia gainditu dutenen zerrendetara puntuazioen arabera antolatuta daude hauek gainera

baina hala ere guk uste dugu hobetu daitekeela eta behar izanez gero

egokia dela gardentasunaren izenean gainera administrazio publikoaren legeak ere hori jasotzen du

eta beraz gure partetik behintzat erabat ados proposamen honekin

azkeneko puntuari ere ondo deritzogu administrazioak bermatu behar du parte hartzaile guztiek izan dezatela espedientea ikusteko aukera prozedura osoan zehar hain zuzen ere orain ere egiten den moduan besteak beste administrazio prozeduraren legean

delako legean jasota baitator hori dagoeneko

eskerrak eman talde guztiei hain garrantzitsua den gai honetan
erdibidekoa adosteko jarrera izategatik besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna

aldez aurreko gaiarekin hasiko gara euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena pobrezia energetikoari buruz legez besteko proposamenari dagokionez behin betiko ebaztea azaroaren hogeita zazpiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak

berdinketa izan zen euskal sozialistak eta eh bildu taldeek aurkeztutako erdibideko zuzenketaren

orain zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio

gelditzen da jarraian talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

eman dugu bozka hogeita sei bai berrogeita zazpi ez ondorioz ez da onartu jarraian euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu gai zerrendako lehenengo puntua bozkatuko dugu aintzat hartzea edo ez

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai aho batez

lege proposamena hirugarren puntua mozioa

inguruan bozkatuko duguna da isasi balantzategi jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko testua ez da onartu jarraian mistoa upyd taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka bat bai hirurogeita hamabi ez ondorioz ez da onartu

jarraian laugarren puntua bozkatuko dugu mozioa nerea llanosen mozioa hemen euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita sei ez hogeita bat abstentzio berriro ere bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hemen geratzen da hurrengo plenorako bosgarren puntua bozkatuko dugu

iruzurraren puntua bototara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamasei bai berrogeita zazpi ez ondorioz onartu legez besteko proposamena jatorrizko testua jarraian euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da euzko abertzaleen osoko zuzenketa jarraian seigarren puntua

testua hemen erdibideko zuzenketa bat daukagu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu dutena

erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai ondorioz aho batez onartu da osoko bilkura eteten da